egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu jakinarazten dizuet bigarren puntua beste baterako utzi dela

egoera sozioekonomikoa aztertzeko ponentziako txostena eztabaida eta behin betiko ebazpena badakizue hemen aldeko txanda daukagula denak alde daudenez

txanda edukiko duzue bakoitzak txostena defendatzeko

alderdi popularra damborenea jauna zurea da hitza txostena

para estas comarcas eskerrik asko castelo andrea elkarrekin podemos martínez zatón zurea da hitza

bai egun on eskerrik asko lehenik eta behin zorrilla eta casanova jaunak eta castelo eskertu nahiko nituzke egindako lanagatik hilabeteetako lanaren emaitza da eskuartean duguna eta hori ezinezkoa izango litzateke norberaren lanerako

adostasun bat da oinarrizko adostasun bat krisiagatik ez baizik eta estrukturalki zigortuak izan diren ezkerraldea meatzaldea eta oarsoaldea ere egoeraren gaineko analisiak sortu dituen eta aurrera begirako proposamenetan gure taldeak berrogeita hamaika ekarpen aurkeztu zizkion ponentziak sortutako

besteak beste enkarterrirako kapitulu berezi bat sortuz gure ustez aipatutakoez gain badaude atentzio berezia eskatzen duten bestelako eskualdeak

ponentziatik sortutako proposamenak hauei ere eragin beharko lieke haiek ere politika publikoen behar larrian daude eta hemendik horri erantzun bat ematen saiatu nahi genuen nos hubiera gustado

eta ongietorriak ezkerraldea eta meatzaldeko alkateei duela hiru urte ekarri genuen legebiltzar honetara atril honetatik defendatu genuen ere eta kamiseta honekin gainera kamiseta berberarekin defendatu genuen ezkerraldearen

lantalde bat sortzearen beharra beste talde parlamentarioen ekarpenaren ondorioz jatorrizko proposamen hori aberastu zen eta txertatu ziren ponentzia horren hizpide edo jorratu behar zuten

eta oarsoaldea gauza batzuk aldatu dira hiru urte hauetan eta esan dezakegu egoera ekonomiko orokorra pixkat hobera egin duela eta hori ere

pixka bat bakarrik hiru urte hauetan ere ikusi izan dugu nola eskualde hauetako

oso egoera delikatu batetik pasatu diren eta batzuk ixtera heldu diren ere

general electric esan dezakegu enpresa nagusi guztiak

pasa direla eta hori ez da kasualitatea ez da kasualitatea azken finean horrek eramaten gaitu

ponentzia hau martxan jartzera eraman gintuena arazoa ez da azalekoa arazoak ez dira puntualak arazoak ez dira soilik arazo kuantitatiboak sakoneko arazo bat dago eredu produktiboari dagokiona

euskal herriko aberastasunaren zati handi bat eskualde hauetatik sortu zelako eskualde hauek sortu egin ziren ere eredu produktibo

industria astunarena bereziki altzairugintza eta ontzioletan oinarrituta industria mota hori desagertu denean eskualde hauek

gelditu dira eta uste dugu gure erronka nagusia hain zuzen ere horixe dela eredu produktibo berri bat eraiki somos críticos

banitu hemen agertzen diren gomendio eta burutazio guztiak lau hitzetan edo lau ardatzetan hauexek aipatuko nituzke lehenengoa

industria aurreratua hirugarrena instituzioen arteko konpromisoa eta laugarrena parte hartze soziala

de mayor calidad y con mayores recursos guk egiten dugu ekarpen bat eta orain lekukoa pasatzen diogu beste eragileei

jarraituko dugu lanean jarraituko dugu prozesu hauek bultzatzen eta

garen heinean ere parte hartuko dugu martxan jarriko diren prozesu parte hartzaile horietan baina orain lekukoa pasatzen diogu beste instituzio batzuei

talka plana indarrean egotea eta espero dugu plan estrategikoa

berehala martxan jartzea hori da gure ekarpena eta uste dugu ezkerraldea meatzaldea eta oarsoaldea merezi dutela eskerrik asko

eskerrik asko casanova jauna euzko abertzaleak zorrilla jauna zurea da hitza

sailburuok legebiltzarkideok jaun andreok egun on guztioi ongietorria

premiazko arreta behar dute erakunde guztiek beren borondateari eutsi eta areagotu ere

sozialki eta ekonomikoki berreskuratu egin behar ditugu aipatutako eskualdeak

eskerrik asko eskerrik asko zorrilla jauna eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu ponentziako txostena

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka hirurogeita hamabi boto aldekoa beraz aho batez onartu da ponentziako txostena

gai zerrendako hirugarren puntua mozioa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

y cultural mila esker eskerrik asko garcía anderea

buenos días a todas y todos galdera bat egingo dizuet erantzun beharrik ez dago baina uste dut hausnarketarako balio dezakela eta galdera da zuotako zenbat ari zarete momentu honetan libururen bat euskaraz irakurtzen

ni neu aitortu behar dut ezetz irakurri dudan azkena euskaraz izan da eider rodriguezen bihotz handiegia baina momentu honetan ingelesetik erdarara itzulitako bat irakurtzen ari naiz eta inkestek

gutako hamaretik zazpik irakurtzeko ohitura badaukagu ere bakar batek hamaretik bakar batek baino ez du irakurtzen euskaraz hori da

inkesta ezberdinek siadecok elkarrentzako egindakoak eta baita

diotena legebiltzar honetara ekarrita

zortzik baino ez dute edo ez dugu euskaraz irakurtzen eta guk euskaraz irakurtzen ez badugu jakina kasu honetan ez da jaurlaritzaren errua pena da ez kultura sailburua ez egotea ez hezkuntzakoa ez ekonomiakoa baina

ez dakit erru kontuekaz hitz egin daitekeen baina bai arrazoiekin eta

ba hainbat dira arrazoiak eta konponbideak ere hainbat izango dira konponbide horien berri oraintsu eman ditu kultura sailburuak hamairu ardatzetan zehaztuta

egiten ari den lanaren inguruan aitortu egin behar dugu lan hori

dakarguna gehitzeko da kultura eragileei argitaletxeen sektoreari eta beste barik irakurtzea maite dutenei entzun ostean jasotakoa da

dena daukagu irabazteko borroka honetan galtzekorik ez dago zoritzarrez edo zorionez ez dakigu ondo deritzogu beraz alderdi popularrak eta

hona ekarri ditugun proposamen zehatzekin gure ustez besteak beste proposamen horien artean liburutegi

indartzeko esate baterako liburutegia eta eskola liburutegi sareak bat egin beharko lukete liburu guztiak guztion eskura egoteko

irakurketa sartu beharko litzatekeela uste dugu leku

irakaslegoa prestatu egin behar da irakurketa prozesu osoaren inguruan

bestetik eskola garrantzitsua bada ere irakurzaletasuna

batez ere eskolaz kanpokoa hori landu beharko litzateke

aisialdia landu beharko da irakurtzea kirolean egitea bezala jostagarria eta gozagarria dela erakutsi behar zaie umeei eta ez ostera eskola derrigorra denik prestigioa behar du liburuak

kanpainak behar ditugu komunikabideetan presente egon behar da liburua bai saio jasoetan baina baita ere

babestu egin behar dira sortzaileak jakina argitaletxeak baina sustatu egin behar da zabaldu ezagutarazi eurek egiten duten lana

erakartzeko liburu dendak ere prestigiatu egin behar dira eta

dendon kalitatea adieraziko duen zigilu bat sortzea arlo guztietatik ekin behar zaio irakurleak sortu eta erakartzeko orain erkoreka ere joan da ez dakit norentzako ez dago jaurlaritzako ordezkaririk hemen baina bueno uste dugu

baita hezkuntzatik baina baita industria arlotik ere liburuarena industria bat

baina uste dugu ere arlo sozialetik ere zaindu egin behar dela irakurtzea eskubide bat ere badelako pertsona askok irakurtzeko zailtasunak dituzte

ikasteko aukerarik eduki ez duten nagusiek dislexiadunek

gaixotasun mentalak dituztenek hizkuntza ondo menperatzen ez duten etorkinek

pertsona horiek zailtasunak zailtasun eurek ere maite dute irakurtzea eta irakurketa errazeko parametroetan argitaratutako liburuei esker

plazer hori eduki dezakete eta gero eta gehiago dira gainera holako parametroetan egindako liburuak irakurtzeko batzen diren taldeak

araba eta gipuzkoan dagoeneko ehun eta berrogei bat talde daude euskaraz zein erdaraz irakurtzen dute baina euskaraz irakurtzen dutenen arazo larri bat daukate

formatu horretan argitaratuta euskaraz eta umeentzako bi baino ez eta zortzi liburu laster irakurtzen dira bere kideak

ahalegin hori egin behar du liburu gehiago sortu eta argitaratu behar dira

formatuan eta hemen bai administrazioari dagokio bai sortzaileak bai argitaletxeak babestea beste modu batera ez badelako posible beraz badago zer hobetu badago zer irabazi eta horretarako premia handia ere bai

gaur denon artean adostutakoa betetzen den ala ez

baina baita alderdi politikook gizarteak familiak baina norbanakoen konpromisoa ere bada ardura politikoa da baina

irakurmenaren sustapena du helburuetako bat hori egiteko irakurmenerako edukien sormena jabetza intelektualaren eskubideak eta argitaletxe sektorea babestu

besterik ez eskerrik asko eskerrik asko ramírez escudero jauna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

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka hirurogeita hamabi boto aldekoa beraz aho batez onartu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako

estatuaren bi mila hemezortziko aurrekontu orokorrei bide ematen dien akordioaren inguruan eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den

eskerrik asko presidente anderea legealdi honen lehenengo osoko bilkuran

legealdi berrirako aguirre lehendakariaren balioak bereak egin zituen bere hitzetan programa sendo baten bidez eta adostasunaren bidetik

atzo madrilen partidu popularrak ciudadanos pnv upn foro asturias coalición canaria

onartutako aurrekontuek balio guzti horien kontrako adierazleak dira ez dira sendoak gure herriarentzat

pertsonak bigarren mailara bidaltzen dituzte eta gizartearen desoreka indartu kaltegarriak espainiarentzat zalantzarik gabe baina herri honentzat ere atzo eajk madrilen sostengatu zituen ppren eta ciudadanosen aurrekontuak nahiz eta hemen gutxiengoek nahi izatea

behar izan nahiz eta hemen ere bere hautagaiak legealdiaren lehenengo osoko bilkuran defendatu zuen guztiaren kontra

atal begiratzera hemen aurkeztu zuen lehenengo ardatza giza garapena gizarteratzea berdintasuna eta kalitatezko zerbitzu publikoak eskaintzea izan zen kalitatezko zerbitzu gastu publiko ehuneko hogeita hemezortzira mugatuz

hori eta gastu soziala ere hiru koma bi puntu baxuagoa ere

eajren interesak batu ziren pentsionistak hauteskunde merkantzia balira bezala erabili ere eta kontsumorako prezioen indizearen hazkundeari loturiko ehuneko bat koma bosteko igoera pentsioen afera konpontzen zuelako

ikusiko dugu ikusiko dugu ea igoera hori nahikoa den ala ez eta ikusiko dugu ere bai hurrengo egunetan gertatuko diren mobilizazioetan

apur hauek ere eta ez borondate politiko hutsagatik euskal herrian badakigu edo

zer den benetan gure pentsionistek pentsatzen dutena igoerari buruz gogoratuz gainera hilean beste hamar euro gehiago ekarriko duena besteak beste zazpiehun eurotik behera kobratzen duten berrehun eta berrogeita zazpi mila euskal pentsionistentzat eta hau oso gutxi da pentsionisten plataforma aldarrikapena argia da mila laurogei eurokoa atzo

eta guk berriro esango diogu eajri hemen baldintzak daudela hori garatu ahal izateko eta bide honetan aukera egiteko eh bilduren eskua zabalik duzuela

momentu horretan ere bai eajk planteatzen zuen hirugarren ardatza bizikidetza eta giza eskubideak sustatzea izan zen eta ardatz honetan espetxeko politika dago

eta rajoyk eusko jaurlaritzarekin eta nafarroko gobernuarekin

hilabete honetan eusko jaurlaritzak eta nafarroako gobernuak espainiako gobernuari

bertan eta besteak beste presoak beren bizilekuetatik gertuen dauden espetxeetara hurbiltze prozesua bultzatzeko

irizpide humanitarioarekin aplikatzeko aztertu eta atzoko aurrekontuetan eusko jaurlaritzak eta nafarroako gobernuaren eskaintzari atea ixten zion akordioa babestu zuen eajk ez dakit benetan nongo gizartearen izenean egin zuen hori eajk ardatz horretan ere memoria agertzen zen

laugarren ardatza euskadirentzat autogobernu gehiago eta hobea lortzea más y mejor autogobierno nos decían

nahi dugu hemen zertarako onartu duzue aurrekontu batzuk

gure udaletxeen eskubideen murrizten duena antisoziala dena beteko ez dena merezi al du horren truke sinesgarritasuna galtzea gauza bat esan eta beste bat egin zergatik

hemen aukerak egon zitekeen eztabaida hori emateko eta batera aurrera egiteko autogobernu ponentzian egiten ari garen bidetik memoria eta bizikidetzan egiten ari garen bidetik hemen aukerak daude mila laurogei euroko pentsioak bermatzeko

hemen aukerak daude erabakitzeko eskubidea gauzatzeko izan ditugu bide horretan urratsak

ondo dago lazo horia eramatea baina askoz hobeto dago eraman behar ez izatea katalunia izan nahi duena izango delako atzo rajoyren bidea

gaur hemen gutxiengoan zaudetela badakizue eguna tristea da benetan beste askoren
zoritxarrez eskerrik asko larrion andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz

eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna euskal sozialistak corcuera anderea zurea da hitza

eskerrik asko damborenea jauna euzko abertzaleak egibar jauna zurea da hitza

apirilaren hogeita zazpiko data duen legez besteko proposamena irakurri ondoren batek atzematen du intentzioa daukala intentzio

eta hori gutxi ez balitz gaur transatutako erdibideko horrek konfirmatu egiten du

hau da estatuko aurrekontuetaz ari gara ez dago propio propio

ez dago badakit giza eskubideek eskubide sozialak eta pentsioak gugan eragina dutela baina gai propio propio esan nahi dut lurralde batean kokatzen duzuna edo eskumen batean kokatzen duzuna ez dago ez dago eta ez dago lazo horirik

proposamenean zeren zuen intentzioa da besteak beste ehun eta berrogeita hamabosta horren sinadura lortzea sozialistena

es que hain da sinplea zergatik desagertzen da

ezer aipatzen zergatik sozialisten botoa behar duzuelako

zuzen zuzenean eusko jaurlaritzari edo pnvri emateko

eta horrek behartzen zaitue debate bat erabat erregistro espainoletan egitea marian

orain pnv kritikatu nahi baldin bada politikoki

ba emandako hitza ez duela bete eta gai horiek

eta ez hemen erabili sozialisten posizioa jaurlaritzari egurra emateko

sozialisten posizioa ehun eta berrogeita hamabostan inguruan alegia ez dakit zein ari den

dagoela halako gaixotasun bat ez dakit gaixotasuna bezala deitu baina dago pnv dependentzia bat

politika egiteko garaian eta izan zaitezte aske libre proposatzaile

beti ez da txarra izaten baina pnv fiskalizatzea orduro orduro egunero egunero beste zerbait egiten dakizuela erakutsi

zergatik hori esanda nik bai esaten dut eta autokritika eginez ez dugula bete emandako hitza

guk geure burua behartu egin genuen egin dugu ehun eta berrogeita hamabosta

ez genuela aurrekonturik onetsiko hori publikoki eta ozenki esan dugu

zuek ez duzue egin eta podemosekoek are gutxiago pnvk bere buruari jarri dio baldintza hori

ez ditugu presupuestoak babestuko eta hor ibili gara

ahalegina izan da erabateko ahalegina erabatekoa

ez dugu lortu ez dugu lortu desaktibatzea ez dakit noiz batzuk esaten dute berehala desaktibatuko da baina guk ez dugu lortu

hori aitortu behar baldin bada aitortzen dugu hori da gure bekatua

baina beste inork ez du egin hori beste inork ez du egin esplikatu daiteke justifikatu daiteke nik uste dut baietz arrazoiak egon bazeudelako eta badaudelako

hain zuzen ere osoko zuzenketak eztabaidatu behar ziren garaian euzko alderdi jeltzaleak ezer negoziatu gabe

zuzenketa haiek atzera botatzeko pentsioen

legebiltzar honek martxoaren batean ebazpen baten eskutik aldarrikapen haietako bat

erdia lau edo bost bat

alderdi popularrak onartu egin zuen eta debatea hasi zen gure errua zein izan da

negoziazioa aurrera doa eta beste bariablea ondo neurtu ez genuelako gure indarrak ez direlako guk

ahalegina bai baina ahalmena mugatua eta hori da politika

emateko bide bat izan daiteke besteak beste taldeko batzuekin hitz egina daukat eta beno alderdi barruan hitz egingo dugu hitzarmena ezagutzen denean

noiz desaktibatzen den nik egingo nukeena da

behintzat proposamena hortik joango da atalez atal lurraldez lurralde

lortu diren partidak nominalak edo ez nominalak goizeko lehenengo puntuan

jardun dugu hor lortutako konpromiso ekonomikoak

edo legebiltzar honetara ekarriko ditugu ezer gutxi aipatu duzu lortu den hori ebatzi dezagun jendeak esan dezan aizu pentsiotik hasita aizu lortu duzuena ez du balio

ipcren igoera bermatzetik momentu honetan esatea derrigorrez gutxieneko

hori eztabaidatu genuen baina martxoaren batean zer erabaki genuen

horregatik esaten dudanean ez dugula bete emandako hitza

ez genuela behar bezala neurtu inork behartu ez gintuenean

katalanek beraiek esaten ziguten eta esaten digute

ahaleginetan jarraitzeko ez dute inondik ere ikusten gure erabaki edo dena delako hori traizio bezala guk aitortzen dugu ahalegin guztiak egin ditugula eta ez dugula lortu

agian egin genezakeen baita ere sailez sail edo

gutxi ezer edo ezer gutxi horiek utzi bide bazterrean eta ezer ere ez lortu edo ekarri edo dena delakoa

alderdi popularra ez genuen guk aukeratu alderdi popularra eta rajoy

guk kontra bozkatu genuen eta alternatiba bat posible ez zela zuek elkarrekin podemosekoek nik baino hobeto dakizue eta orduko kalkuluak eta dena delako estrategiek ere sortu zutela sortu zutena

ahalegin horretan beti aurkeztu izan ditugu euskal erakundeetatik

elkarteetatik bere bidea demostratzen duten horien aldeko defentsa

pnvk ez du beretzat ezer negoziatzen

legebiltzar honek ebazten dituen proposamenen eskutik eta gainontzeko instituzioen eskutik lanean jarduten du ia

proposamen horiek besteak beste baita ere aipatu izan denez baita ere espetxe politika tokatzen denean

eta gai hauekin txukun jokatzea gustatzen zaigu ze oso erraza litzateke erantzun gisa esatea aizu

eta joango naiz ni atzetik euzko alderdi jeltzaleak ez dio inori esaten hori egiteko

ate horiek zabaltzen eta politikak aldatzen eskerrik asko eskerrik asko egibar jauna

hacen egibar jauna

en fin da grabitatea bezala berez ikusten den gauza bat da eskertu egiten da baina ebidentea da

indarrean zegoenean ez negoziatzea ez onartzea argi dago ez duzuela

lo obvio hartzean baina nahiko obvio zen eta esaten zenuen

zuek jarri zenutela baldintza moduan eta hori balore bat dela

betetzen ez denean ezer gutxirako balio du uste dut nik eta oso garrantzitsua da hitza betetzea nik ez daukat ibilbide luzea politikan eta orduan igual ere errazagoa da esatea

guk hitza eman genuen egingo genuela ahal zen guztia partidu popularra

eta guk ere ez genuen aukeratu partidu popularra lehenengo indarra izan zen gasteizen eta hitza bete genuen

eman genuen uste dut hitza betetzea oso interesgarria dela eta gainera uste dut kasu horretan ere egin genuen bide bat behin eta berriro hemen

guretzat kaltegarria da partidu popularraren politika eta hori oso argi dugulako behin eta berriro

batera lan egitea oso interesgarriak dira baldintzak jartzea betetzen direnean ez gero alperrik izateko porque la cuestión

zur eta lur gelditu izan naizela hori da momenturen batean ere bai arrainak uretan daudelako ura ez ikustearena benetan

bale igual gaizki ulertzea izan da baina bale bale gaizki ulertzea baldin bada azaltzeko aukera izango duzu ez dut horretan

jakina han erabakitzen den guztia eragin zuzena daukana o sea techo de gasto

esaten zenuen ere katalanek esan dizuete jarraitzeko egiten ari zaretena

beste batzuek igual beste motako jakina jarraitu egin behar dela hori

eskerrik asko larrion anderea elkarrekin podemos hernández jauna zurea da hitza

eskerrik asko hernández jauna corcuera andrea euskal sozialistak zurea da hitza

pactan con nosotros que somos los únicos sociales eskerrik asko damborenea jauna euzko abertzaleak egibar jauna zurea da hitza

labur labur eta amaitzeko eta euskaraz jarraituko dut zergatik nik uste dut lehen euskaraz

zer diren gai propioak badakigu zuek erdibideko horretan jasotakoak orokortasunean hartuta gu ere barnean gaudela euskaldun guztiak momentuz behintzat eta

edo autogobernuaren garapenarekin zerikusia duten gaiak edo azpiegitura bat berdin zait trenaren arloan edo errepideetan edo portuetan edo dena delako gaietan gai propio bat

hau da euskaldunena soilik dena edo euskaldunongan soilik eragina izango duena eta ez espainolengan bai zergatik ikuspegi zabalagoa gran angularra atera duzue orokortasunera joan zarete espainiako

debatean sartu zarete bete betean eta orduan ba sozialisten

eta da kataluniako auzia arazoa eta lazoa gero esaten da esaten du corcuera andereak gu antzeko gaietan sartzen garenean beti

demokrata bezala katalunian ematen ari dena emango ez balitz

eta aitortzea ez dugula emandako hitza bete hori obiedade bezala hartzea da beste gauza bat

hartu genuelako eta dugulako eta saiatuko garelako hori indargabetzen desaktibatzen

beste batzuk iragan hurbilean edo ez hain hurbilean egindakoan eta egindakoaz eta etorkizunari begira obiedade horiek

nabardurak barne erabiliko balituzte baina beno

eta amaitzeko baita ere ze damborenea jaunari ez jarri mugak demokraziari

eta legearen interpretazio bakarra ez da egoten eta zuk ondo baino hobeto dakizu zergatik hainbat saio bota ditugu autogobernu batzorde horretan

uztarketa bat behar dutela eta herri honen izenean herritarrak zuzenean edo herri ordezkariak

ez errespetatu bakarrik errespetarazi beharko genukeela guztiok are gehiago hemen ordezkaritza eta madrilen agintea duzuenak horrek asko erraztuko luke elkarbizitza baita ere

eskerrik asko eskerrik asko egibar jauna eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu eh bildu elkarrekin podemos eta euskal sozialistak sinatu duten

onartuta geratu da erdibideko zuzenketa jarraian adierazpen instituzional bat

erleen nazioarteko eguneko adierazpen instituzionala maiatzen hogeian ospatu zen lehendabiziko aldiz erleen nazioarteko eguna

publikoa kontzientziatzea intsektu polinizatzaileen garrantziaz ekosistemak ondo kontserbatzeko eta planetaren etorkizunari begira

eta halarik ere biodibertsitatearen eta ekosistema zerbitzuen inguruko gobernu arteko plataformak emaniko datuen arabera

bereziki erleak eta tximeletak desagertzeko zorian daude gaur egun hori mehatxu larria da ekosistema guztientzako eta gainera

horrela polinizazioaren balio ekonomikoa espainiako nekazaritzarako bi mila laurehun milioi euro ingurukoa da urtero entre los factores que inciden

biodibertsitatea babesten lagunduko duen nekazaritza eredu baten alde eta hiru bereziki eusko legebiltzarrak arlo honetako eskumena duten

erleak salbatzeko eta neurriak har ditzatela erleentzako toxikoak diren sustantzien erabilera murrizteko edo albo batera uzteko hala nola

europar batasunak arlo honetan egiten ari den lan ildotik gai zerrenda agortu dugunez osoko bilkurari